oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara alabaina euskal herriko mundu zabaleko emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu

aukerarik ez dugu bermatuta gure gorputzarekin sexualitatearekin eta ugalketarekin egin nahi duguna erabakitzeko

eremu publikoaz gozatzeko eskubidea ere urratzen zaigu bertan erasotuak izateko arriskuarekin bizi baikara ez daukagu eskubiderik

ez daukagu berdintasun egoera lan mundura

erabakitzeko eta adibideekin bukatzeko zainduak izateko eskubiderik ere ez daukagu bermatuta

puntu hauek guztiek baieztapen batera eramaten gaituzte sufritzen dugun krisi sistemikoa ez da gaurkoa emakumeontzat

sistema kapitalistak inposatu digun betiko egoera da indartu eta elikatu egiten da gizonezkoei eskubide gehiago eta pribilegio gehiago ematen dizkion sistema patriarkalari esker

gizonezkoen eta emakumezkoen harreman hierarkikoen arabera

aldarrikapen artikulazioa behar beharrezkoa dela egungo

horrela aldarrikapen feministak beste aldarrikapen guztiak estrukturatzeko tresna izan behar dela iritzi diogu parece que hay un empeño general

hain errotuta dagoen ezberdintasuna arintzeko saiakera egin dute aldarrikapen feministei emandako erantzun partzialek hemen ere honako ideia zabaltzen lagundu dute berdintasun legala berdintasun erreala

goian aipatzen diren arazoak gutariko batzuen arazo zehatzak baizik ez direla baliabide gutxiago emakumeen emakume etorkinen

eraman du erakundeak arlokako politikak abian jartzera estrukturatu gabekoak iharduerak ez integralak eta lehentasunik gabekoak

beraz eskatzen dugu gobernatzeko era berria abian jartzea

horretarako beharrezko baliabide tekniko eta ekonomikoak bideratuz horren aurrean legabiltzar talde honek hurrengo legez besteko proposamena aurkezten du emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko politiko publikoak lehendakaritzaren baitako lehendakaritzaordetza batetik kudeatu eta garatzea

lehendakariordetza horrek bermatu beharko du erabaki publikoak hartu garatu eta ebaluatzeko prozesu osoan genero ikuspegia txertatzea eta gairekin inplikatutako eragileak kontuan hartzean maila guztietan

ildo horretatik argitara eman dezala herritarren aurrean helburuak lortzeko konpromezua eta zehaztu ditzala legegintzaldi osoan helburuak lortzeko bideratu dituen baliabide ekonomikoa

indarkeria sexistaren aurkako zuzendaritza lehendakariordetza horretan kokatu dezala indarkeria sexistaren aurkako biktimei laguntza emateko kokaleku egokiona baita horrela genero indarkeriaren biktimei laguntzeko zuzendaritza segurtasun saileko aterako litzateke gaur egun

lan egiten dute sailak bigarren maila baten uzten direla bestelako interesa administratiboen baita

eragileok herritarrak gobernuarekin izan beharreko interlokuzio politikoaren inguru hausnarketa

emakumeen kontseilua sortzea emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatuko dituen jendarte eredua eraikitzeko gobernatzeko modu berriaren ezinbesteko baldintza dela herritarren partaidetzarako kanalak eta

eta eskatzen dugu emakumeekiko ikuspuntu enpoderatzailego batekin egitea hori guztiak bai prebentzioa eta baita ere arreta

emakumeak kalera aterako gara gure gorputzaren gaineko erabakietan askatasuna exigitzeko gure sexualitatea nahi dugun moduan bizitzeko ekonomikoki autonomoak izateko

izateko egunero eta etengabe ikusezinak izateari uzteko azken batean eskubide osoko herritarrak izateko pero este ocho de marzo

mundu berria nahi dugu eta berehala lortu matxismorik gabeko mundua gutxiesten mespreziatzen eta bortxatzen gaituen patriarkatutik libre dagoen mundua

gure eskubide propioa erabaki nahi dugu eta ez inposatzen digutena eta horretarako ezin gara geldi geratu queremos vivir colectivamente

eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda hasiz

egun on guztioi presidente andrea legebiltzarkideok euskal herria bildu taldeak gaur aurkezten digun

antolaketa aldaketa bat ekartzen du berdintasun politikoen zeharkako izaera bermatuko litzatekeelako ondo dago baina inportantea da azpimarratzea eusko jaurlaritzako berdintasun politiken

ez dagoela hainbeste gobernuaren organigramaren antolaketaren mende bai ordea kudeaketa publikoaren esparruan generoaren

transbertsalitatea ezartzeko borondate politikoaren

eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortu ahal izateko eusko jaurlaritzako sail guztiek ezarri beharko luketela

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andereak dauka hitza

urrea andrea diskurtso galanta zurea ez naiz

ez dena dela totum revolutum horri gaur erantzuna ematea ez da tokatzen gaur dagokiona da zuen proposamenari legez besteko proposamenari

puntu zehatzari erantzuna ematea eh bildu taldeak proposatzen digu emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko politika publikoak lehendakaritzaren baitako lehendakariordetza batetik kudeatu eta garatzea

politika horien zeharkakotasuna bermatuko dela dio baita arloka gainditu behar diren arazoak direla uste izateak eraman dituela

ez integralak eta lehentasunik gabekoak eta nik galdetzen diet orduan zer egin du eusko jaurlaritzak azkenengoko hogeita bost urteetan urrea andrea

emakunderen izena entzunaz ere ezagutzen duzuela eta erakunde honen egitura eta funtzionamendua eta emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko egin duen lan gogorra ea ezagutzen baduzuen

emakunderen zuzendaritza organoa zuzendaritzak kontseilu batez eta zuzendaritza batez osatzen da

eta beste pertsona batzuen artean honako hauek osatzen dute alde batetik eusko jaurlaritzako lehendakaria da urkullu jauna bestetik kontseiluburu ordea emakunderen zuzendaria

batzuen artean hauek ditugu euskal autonomia erkidegoko administrazioak

hain zuzen ere hezkuntza enplegua osasuna industria kultura eta gizarte arazoen arloetako eskumenak dituzten sailburuek

emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana onestea gero jaurlaritzari aurkezteko euskal autonomia erkidegoko emakumeen egoerari buruzko ebaluazio txostena eta herri botereek arlo horretan izandako jardunari buruzko memoria onestea

edota emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arauen proiektuak onestea baita ere gero jaurlaritzari aurkezteko bestalde esan dugu

hau zuzendaria dekretu bidez izendatzen da eta baita kargutik kendu ere eta ondorio guztietarako zuzendariaren maila sailburuordearena da hainbat eginkizun dituelarik horietarik azpimarragarrienak ba euskal autonomia erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak

neurrien plana ebaluazio txostena eta herri botereen jardunari buruzko memoria prestatzea eta gero zuzendaritza kontseiluak

emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arau proiektuak prestatzea eta zuzendaritza kontseiluari aurkeztea

bere eginkizunak ondo burutzeko beharrezkotzat jotzen duen emakumeen eta gizonen egoerari buruzko informazio guztia eskatzea jaurlaritzako sailei eta gainerako herri botereei batez ere egiten dituzten jarduerei buruzkoa horretarako egokitzat jotzen dituen komunikazio mekanismoak ezarriko ditu ez al da hau eredua gure ustetan bai honetaz aparte

sortzeko otsailaren bosteko bi barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legearen

emakundek memoria bat prestatu behar du euskal autonomia elkarteko botere publikoek emakumeen eta gizonen berdintasunerako gaietan egindako plangintzaren inguruko jarduerei buruz emakunderen urteroko txostena emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea berdintasunerako planak

andreak hitz egin digu berdintasunerako bostgarren planaren inguruan onartua dago eta

eredu honen bidez erantzuna eman nahi zaie administrazioek beren plangintza edo programazio estrategikoak diseinatzerakoan izan ditzaketen beharrei

eta helburuak nola eta zein kronogramarekin lortuko diren gainera azpimarratu behar da urrea andreak komentatu duen bezala legegintzaldi berriarekin emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako politikak berriz ere emakundera bueltatu direla

guzti hau nik ez dut inbentatzen ez dut kajoi batetik atera

informazio guzti hau google en dago klikada batekin denok lortu dezakegu hau horrela bada

eh bilduk aurkezturiko legez besteko proposamena ez al dira jada ematen bere proposamenean agertzen diren egoerak noski baietz

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

euskal talde popularra taldearen ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburuok legebiltzarkideok urrea onartuko didazu gai zehatz honetatik atera zarela zure diskurtsoa

hona ekartzea egia da

eta emakume horiek euren lan baldintzak hobetzeko eskatzen ari zirenean

sortutako sute betean bihar ospatuko dugu eguna eta espero dut hemen gauden alderdi guztiok eta baita eh bilduk ere bere interes partidistak alde batera utzita

asko da lortu dena baina oraindik esan dezakegu ez dela nahikoa horregatik salatu behar ditugu geratzen diren bidegabekeriak

eskubideak eskatu behar ditugu azken finean gizartearen eskubideak baitira gaur egun oraindik badaude diskriminazioak

daukagun errealitatea emakumearen langabezia altuagoa da soldaten aldera

batzuetan ia ehuneko hogeikoa da goiko postuetan bakarrik ehuneko hamara dira emakumeak horiek

horregatik esan dezakegu eta

aurrera jarraitu behar dugu eta berdintasuna bermatzen duten neurrien alde egin behar dugu berdintasunak errealitatea izan behar du

aurkeztutako proposamena gainera proposamen

egitura aldatzea eta emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatzeko lehendakariordetza bat sortu behar dugu gobernuan sartuta

emakundek egiten duen funtzioa egiteko esaten nuen bezala badaukagu emakunde emakunde

eskerrik asko urrea andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza mila esker presidente andrea guk

egokitzat jotzen dugu emakumeen kontseilu hori eta jarraituko dugu defendatzen

baina jarraituko dugu hori defendatzen

noski guk onartu dugu erdibideko emendakina

jeltzalearekin baina dena den guk emakumeen kontseilua oso beharrezkoa jotzen dugu eta jarraituko dugu defendatzen

behin betiko ebaluaketa lehenbailehen aztertzea espero dugu

mila esker eztabaida hain razionala izateagatik eta aurrera

euzko abertzaleak taldearen ordezkari den arrizabalaga andreak dauka hitza

mahaiburu andrea zure baimenarekin eguerdion denoi berriro ere

eh bilduk mesprezatu egiten du mesprezatu egiten du emakume eta gizonezkoen artean

aurrerapena ekarri dituen erakunde baten lan gogorra

ez dugu ulertzen zelan egin ahal duzuen horrelako legez besteko proposamena jada hogeita bost urtez martxan daraman erakunde baten funtzionamendu berdin berdina duen departamentu bat eskatuz

gure taldeak ez du ulertzen ez dakigu ezjakintasuna den edo ondo dagoena nahasteko gogoa azkenean departamentu hori

eta zer egiten dugu emakundegaz soberan dago duplizitate kasu berri baten aurrean jarri nahi duzuen gobernua zergatik aldatu jada badagoena

urteetan zehar hainbat errekonozimendu izan duen lana

eh bilduren eskariaren ildoan jada lan egiten duena

hau izan daiteke eh bildu eratu eta markagailuak zerora jarri zenituen

hemen euskadiren alde lan egiten jende piloa egon dela

izugarrizko lorpenak ekarri dituelarik gaztelera hutsean esaten den moduan honek itxura hau du

eskerrik asko eskerrik asko andrea mistoa hitza hartu nahi du ez euskal talde popularreko ordezkaria den garrido andreak dauka hitza le voy a decir a la

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita bat ez berrogeita hamairu ondorioz jatorrizko proposamen hau ez da onartu jarraian euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamairu abstentzioak

gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko jabetza horizontaleko

etxejabekideen elkarteekiko finantza erakundeek sorrarazitako kuantifikazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

mila esker egun on guztioi bueno laburrean azalduko dut zer dela eta

zuzenketarako emendakinean ohartu zareten bezala zer dela eta gauden lehendabiziko proposamenaren lehendabiziko bi puntuen alde eta zergatik hirugarrengoak

eragozpenak esango nuke abiapuntu bezala esan nahi nuke uste dugula finantza erakundeen jarrera

ez dutela aitzakia onargarririk egia esan etxejabe modura dituzten obligazio horiei aurre ez egiteko seguruenera familia askoren kasuan gaur gaurkoz arrazoia diru falta objektiboa izango da itxaso jaunak ere aipatu du badagoela talde bat hain justu arrazoi horiengatik ordaintzen ez duena baina ezin esango dugu

salbuespenak salbu behintzat horretan sartzeko modurik badagoenik beraz hori konstatatuta eta jakinda gainera azkenaldi honetan finantza erakundeentzat gu guztion herritarron poltsatik hainbeste diru jarri dela are oraindik

kasu askotan gainera finantza erakunde horiek etxejabe dira hainbat familia ordaindu ezin zutelako kanporatu egin dituztelako beraz bestela ere

eragin zaion kalteaz gain bizilagunak kanporatzeaz gain eransten zaio

jabe bezala dituen obligazioei aurre ez egitea beraz zergatik diot hau eta zergatik aipatzen dut guzti hau hortik abiatuta egoki jotzen dugulako zerrendatzea zeintzuk diren ordaintzen ez duten finantza erakundeak eta zerrendatzearekin batera publiko egitea ea

ez dugu lortu baina ea era honetara edo era honetako beste iniziatiba batzuekin noizbait finantza erakundeak lotsatzen diren eta egin behar dutena egiten duten eta zordun izateari uzten dioten eta bere obligazioei aurre egiten dieten beraz zentzu horretan tajuzkoa deritzogu zerrenda egin eta publiko egiteari eta tajuzkoa deritzogu nola ez zorrak kitatzea eskatzeari zer gutxiago

eta zergatik ez gaude ados eta hemen zentratuko naiz hirugarrena puntuarekin eta zuzenketan

errealitate honekin amaitu behar da bai finantza erakundeen portaera zuzentzeko legebiltzarrari administrazioan ari direnei badagokie eskuhartzea eta inplikatzea bai baina fondoa sortzearena da egokia ikusten ez duguna

trasladatzen gizarteari eta herritarrei gure ustez hor dago okerra esaten ari garena etxe jabeei da zorduna

administrazioak ez duela eskuhartzerik izango ez duela esku hartuko badituela araudiaren baitan hainbat tresna

aldiz finantza erakundeak direnean zordunak lehendik diru gutxi jarri ez beraientzat

diru bat jartzeko ez esplikatu duzun bezala kasuan bueltan ez jasotzekotan baina azken batean administrazioak diru bat aurreratuz

tresneria guztia martxan jarriz kostu batzuk asumituz zer eta soilik finantza erakundeen kasuan denean eta iruditzen zaigu desberdintasun hori ez dela egin behar eta ez dela beraz finantza erakundeekiko portaera ezberdin bat izan behar

komunitateetan horrelako zordunak izateak kalte ikaragarriak eragiten dituela eta are gehiago finantza erakundeen kasuan bezala gerta litekeenean etxe atari batean ez etxe bakarra baizik eta etxe bat baino gehiago izatea finantza erakunde horrek eta beraz horrek zor horrek

sekulako arazoak sortzea eta askotan egunerokorako gaindiezinak diren arazoak sortzeraino ere iristea horretaz jakitun eta beraz ez da gure nahia

uste dugu trukean ezin dela horregatik nolabait ere beste kasu batzuetan

finantza erakundeetan hor daukagu guk arazoa hirugarren puntu horrekin eta berriro diot bultzatu bai zerrendatu bai publiko egin bai

itxaso jaunari esan genion eramango gaitu pentsatzera ere

eta horrek akaso begiak irekiko dizkigu egin beharreko horretan baina abiapuntuan behintzat

gure ustez finantza erakundeen eta bestelako jabeen artean da zerrendatzearena eta publiko egitearena

nola ari diren portatzen jabe pribatu bezala horregatik eta galderak lehenengo txandan eskatu dituenez galdera bakarra daukat bukatzeko prest balego proposamena egin duenak bere proposamena puntuka bozkatzeko euskal herria bilduk lehendabiziko bi puntuei baiezkoa emango lieke beraz hirugarrengo puntuan arazoa daukanez hirugarrengo puntua litzateke onartuko ez lukeena mila esker

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza urkola jauna zurea da hitza

guztioi eguerdi on legez besteko proposamen honen aurrean eta ondoren aurkeztutako zuzenketa osoko zuzenketa eta adostu asmoz eskaini dugun erdibidekoaren aurrean azkenean upyd taldearekin sinatu dugunaren aurrean lau ideia azpimarratuko

helburu duen gertakariaren hedapena eta larritasunari buruz egun bizi dugun egoera ekonomikoak gure gizartean

agerian jartzen dizkigu bistaratzeaz gain ordea hainbat kasutan okerrerako bidean areagotu ere egiten ditu berankortasuna eta konkretuki etxe jabekideen elkartean gertatu diren berankortasuna errealitate honetan koka genezake dirudienez

elkarteetan kuotak ordaintzen ez dituzten jabeen kopuruak gora egin du azken urteetan

sailkapenak eta datuak eman dira beti egon dira ezin dutelako ordaintzen ez dutenak eta nahi ez dutelako ordaintzen ez dutenak azken aldian bigarren hauetan

hau da gutxienez estatuko finka administrazio kontseilu nagusiak txostena ere aipatu da argitaratutako datuetatik eta komunikabideetatik batez ere beste erkidego autonomoetako

atera daitekeen ondorioz atera daitekeen ondorioa errealitatea kontrastatzerakoan ordea ez da gauza hain samurra edo niri behintzat ez zait hain samurra gertatu hau honela izanik eta aipatu moduan ahalik eta egoeraren irudirik

txosten bat egitea beraz zuzena iruditzen zaigu gobernuari txosten hori egiteko eskatzea hau guztia esanik ordea eta hemen

arazoa denen hedapena gutxietsi gabe arazo beraren muina hau da

erabat kritikagarria da entitate finantzieroen partetik legez ezarritako bete beharrei aurrez egitea eta etxebizitza mankomunitateetara

kasu bakar bat izango balitz ere oso larria izango litzateke are larriagoa etxebizitza horietako asko zer nolako egoeratan eskuratzen ari diren kontutan izanik horregatik inongo erdibidekorik gabe berankortasun egoera horretan

eskatzen diogu dagokien zorrak berehala ordaindu ditzatela eta ordainketa kontu honekin nire azalpeneko hirugarren ideia

estali edo samurtu bidean diru publikoa erabiltzea ez dugu inondik nora ere ez egoki

diru publikoarekin herritarren diruarekin bankuek ordaindu behar dutena ordaintzea edo ordainketa aurreratzea besterik gabe ez dirudi biderik justuena

beraiek ordaindu behar dute gure iritziz ez dago beste biderik pribatuen arteko erlazioan partikularren arteko gatazkan sartzeko dela ahaztu eta gutxietsi gabe

eta hemen jada aipatu denik asmoa hori ez balitz ere agrabio konparatiboak sortzen ariko ginateke nabarmenki larriak gainera zer esango luke

duen edonork edota etxe jabekideen elkarteetako kasua izan gabe besteetako berankortasun bat jasaten ari den beste edonork ez dirudi oso egoera zilegi edo justua honek ordea ez du esan nahi eta honekin

beste aldera begiratu edo egoerari bizkar eman behar diogunik ez du esan nahi egungo legediak egoera

arautu eta markatzen ditut jabetza horizontaleko legearen bederatzigarrena artikuluak hain zuzen ere artikulu honen arabera jabekideak kasu honetan

dituzten betebeharrak argi arautzen dira era berean

ere bai prozedurari dagokionean ere prozedura zibileko legearen zortziehun eta hamabi eta zortziehun eta hamalaugarrena artikuluetan besteak beste

prozedura moritorioaren adibidea kasu hauetako

edozein partikularrek edo etxe jabetza erkidegoak ez lukete beharko

abian jartzeko beraien kabuz egin ahal izango lukete

horrelako egoeran aurki daitezkeen partikular edo etxebizitza jabekide elkarteei honen guztiaren inguruko informazioa ematea

ez dadila berankorraren aliatu bihurtu hau egun gainera egiten da bizilagun zerbitzuak aukera hori eskaintzen du

arlo honetan ematen duen informazioa eta egiten duen bitartekaritza eskaintzen jarraitzeko laburbilduz

izan dezakeen hedapenari buruz argibiderik eman diezaiokegun txosten bat egitea egokia ikusten dugu etxe jabekide elkarteetan legeak agindutakoa ez betetzeagatik berankortasun egoeran sorraraz

beren betebeharrei aurre egin eta izan ditzaketen zorrak ordaintzeko eskatzen diogu

etxe jabekideen elkarteetan egon daitekeen berankortasun arazoaren aurrean bitartekaritza eta jarraitu litekeen bideari buruzko informazioa eman dezala eskatzen diogu

ditu eta gure eskaera zuzenketa horri aldeko botoa

eskerrik asko urkola jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna
mistoa upydk ez u hitzik hartuko eh bildu taldearen

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria bai bertatik urkola jauna zurea da hitza
zure baimenarekin hemendik egingo nuke mostrar nuestra satisfacción por

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

damborenea jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua esan den bezala puntuka bozkatuko da eta hirugarren puntuari dagokionez erretiratzeari dagokionez esan behar da kontsulta egin ondoren

proposatzailearen borondatearen kontra joango garenak ondorioz lehenengo bi puntuak bakarrik bozkatuko ditugu eta batera bozkatu ditzakegu ez bai bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi enpate baten aurrean gaudenez berriro ere egingo dugu bozketa bozkatu dezakegu

enpate bat dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu bozketa eta orain plenoa amaituko dugu edo

hurrengoa hitzartuta dago baina ez dakit azkar joango den edo barrio jauna

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gizarte ekonomiari buruzko komunikazio bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko

aurkeztu eta aldezteko barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

muchas gracias señora presidenta eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

simplemente celebrar el acuerdo y nada más eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

legebiltzarkide sailburu berriz ere eguerdi on

guztiok ados gaudela gizarte ekonomiak gure artean izan duen eta duen garrantzia azpimarratzerakoan baita gure ekonomiaren zutabe garrantzitsua dela

gizarte politika enplegu eta etxebizitza sailburua aburto jaunak legealdi honetarako

aurrean egin zuen agerraldian gizarte ekonomiari buruz duten ikuspegia argi adierazi zigun berria ez den eta

erroturik dagoen fenomeno honi egun arreta berezia eskaintzearen beharra nabarmen duzuen ekonomia arloan egun bizi dugun zailtasunez betetako egoeraren aurrean eta ez sakrifiziorik gabe kooperatibek lan sozietateek eta gizarte ekonomiako enpresek orokorrean beraien lan iharduera eta enplegua mantentzeko ahaleginak guztiontzako

goraipatu zuen horregatik beraien eskumen esparruari dagokionean euskadiko kooperatiba sektorea eta gainontzeko gizarte ekonomiako sustatzeko ahalegina egiteko konpromezua adierazi zigun eta guztia

dituen eta harantzago joango diren ardurak hartzeko prest dagoen bestelako ekonomia modeloa sustatuz denboran irauteko eta egoera ekonomiko

zentzu honetan langileen partehartzea ardatz duen erantzukizun sozial enpresariala babesteko konpromezua ere adierazi zuen gai honen inguruan

adierazi digun bezala beste hainbat iniziatiba ere izan dira bost barra bi mila hamabi legearen ondorengo galderak gizarte ekonomiari buruzko galderak euskadiko kooperatiba sozietate txikiei buruzko sei barra bi mila zortzi

gainezkoak eta beste hainbat guztiek jaso duten erantzunetik ere

ondorioztatu liteke gobernuak gizarte ekonomikoarekiko duen jarrera baikorra eta gardentasunez markatu dituen irizpide

hau guztia kontutan izanik parentesi artean esango nuke

are gehiago proposamena dagoenean gizarte ekonomiako zuzendariaren agerraldia eskatua nolabaiteko solapatzea suposatu dezakeela hala ere guk proposamenaren aldeko jarrera agertuko dugu gai honi buruz aurrez ere horrelako ekimenak oker ez banaiz bai bi mila zortzian eta bai aurreko legealdian ere egin dira hauetan euzko abertzaleak taldearen jarrera beti ere eraikitzailea izan da

bai legebiltzar honetan gaiari buruz izan diren gaineko ekimen guztietan eta baita hala nola eusko jaurlaritza eta gobernuan egon garen beste edozein erakundeetan ere horregatik

baliatuz nahiko nuke gizarte ekonomiaren bere osotasunean dugun konpromezua berrezteko

ahalegin horretan norbaitek egindako gogoeta hau gurera ekarriko dut ezerk ez ditu gizakiak eta herriak bereizten egoeraren aurrean bakoitzak duen jarrerak bereizten dituen adina beraren kabuz gertaeraren norabideak aldatu eta historia egitea erabakitzen dutenek abantaila dute

egonean daudenekiko gizarte ekonomiari buruz hitz egiterakoan bereak dituen elkarlana partehartzea gizarte ardura edota justizi distributiboa ezin ditugu ahaztu eta goraipatu gabe utzi une honetan ordea zooma gerturatu

balore horiek ematen dituzten eskubideak bereganatzeko prest dauden pertsonak baina era berean balore horien dakartzaten betebeharrei aurre egiteko ardurak hartzeko erabakiak gauzatzeko

ardura eta erabaki horien ondorioei aurrez aurre begiratzeko prest dauden pertsonak hau aipatzen dut hemen gizarte ekonomiaren modura ulertzen ditugun tresna ezberdinek ekonomiari aurpegiak eta begiak ipintzea errazten digutelako

eta bere lana ezinbesteko ardatz nagusi dituen tresnak direlako eta neurri handi batean

gizarteari aurrera egiten laguntzen dietelako arestian aipatzen nuen gogoeta hori esan edo sinatu zuena josé maría arizmendiarreta jauna zen

ederki islatzeaz gain transmititzen ere jakin zuen pertsona geu ere gizartean bertan balore horiek galtzen ari direla edo sarri

saiatu beharko ginateke gure helburua da gizarte ekonomiako tresnei bultzada bat ematea

gauzak erraztea helburu hori betetze bidean lagungarri izan daitekeen edozein ekimen babestu eta sustatuko dugu gaur aipatzen dugun gizarte ekonomiari buruzko komunikazioak ekimen horietakoren bati bide eman diezaiokeelakoan berau

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urkola jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa ez dago eh bildu taldearen ordezkaria zulaika andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi euskal herria bilduk beti egingo du gizarte ekonomia eta bereziki ekonomia solidarioaren

argi dago eredu ekonomiko berria behar dugu eta eredu berria eraikitzeko gizarte ekonomia eta ekonomia solidarioa

eredu zaharraren eraldaketarako kapitalak eta kapitalaren metaketak ez bezala ekonomia solidarioak pertsonak

sistema ekonomikoaren erdigunean merkatuak berriz ongizatea lortzeko lanabes hutsa besterik ez lirateke izango hau da

eta interes sozialaren aldeko lanabesak izan beharko lirateke eta printzipio hori nabarmendu nahi nuke hain zuzen ere

xedea eta lehentasuna dugun ereduak porrot egin du

ez dakar eredu ekonomikoaren eraldaketa emergentzia soziala eta nazionaleko eginkizuna da pertsonak ingurumena eta garapen iraunkorra dira eredu berriaren helburuak

indibidualismo eta berekoikeria baino gogo berdintasuna

esandakoaz harago azpimarratu nahi dut ekonomia solidarioak lana ematen diela batez ere emakumeei lanpostuen erdia baino gehiago ehuneko berrogeita hamazazpi emakumezkoenak dira era berean

erantzukizuneko postuetan emakumeak gehiengoa dira ehuneko berrogeita hamabi aurkeztutako proposamenari egokia iruditzen zaigu gizarte ekonomiari buruzko komunikazioa egitea baina informeak egon badaude horra hor kasurako

behategiak egindakoa beste bat reas elkarteak egindakoa

egindako lan txertatze enpresei buruzko txostena informeak badauzkagu

harago joateko garaia da enplegu eta gizarte politika batzordean aburto jaunak

iragarri moduan garaia da gobernuak enpresa horiek babesteko eta bultzatzeko laguntza dekretuak errebisatu behar dira eta abian jarri behar ditugu

hitzetatik ekintzetara igaro behar dugu ahalik eta azkarren

erraztu behar zaie enpresei eta dirulaguntzen

murrizketak izatekotan bertan behera utzi behar dira hori da

hasteko adierazgarria izango litzateke gobernuak altxatuko balie betoa

eragileei lanbideko administrazio kontseiluan parte har dezaten eta azkenik aipatu nahi genuke legebiltzarreko taldeek

gipuzkoako batzar nagusiek gizarte ekonomiari eman dioten garrantzia zoritxarrez ez da berdin gertatu beste herrialde historikoetan eta hori ez dugu guk esaten hori esaten du

egindako azken informean besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea erantzunen txandan

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkariak hitza hartu behar du ez

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak hitza hartu behar du urkola jauna zurea da hitza

ez nuen hitz egiteko asmorik baina zalantzak

azken momentuan egon den parte hartze horri buruz eta esango nieke irakurtzeko aste honetan bertan eman den erantzuna

erakundeetako partaidetza organotan partaidetza emateko asmoa eta gainera sektorea berarekin

eskerrik asko urkola jauna maneiro jaunak ez du hitza hartuko eta amaitzeko eh bilduko ordezkariak zulaika andreak ezta ere ba txirrina bukatzen denean bozketara pasako gara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

hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamalau ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da momentu honetan